osoko bilkura minutu bateko isilunearekin hasiko dugu gregorio ordóñezen

hasi baino lehen jakinarazten dizuet laugarren puntua beste baterako

izan dela gai zerrendako lehenengo puntua mozioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

ebazpena proposatzailearen txanda ubera andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko ubera andrea ubera andrea

nahi duzun lekuan jarri baino logoa ezin da tapatu zeren instituzionala da eskerrik asko

guztioi hezkuntza sailburu andrea urkullu jauna gobernukideok legebiltzarkideok

ez da nire asmoa gaur mitin bat botatzea nahiz eta ez nagoen gogo faltan baina agenda honek

guztiona den eskolaren alde auzoaren alde borrokan ari den jende honek aitortza bat merezi du eta justu lan hori borroka hori da ez duguna ikusi hezkuntza sailaren aldetik gobernu honen aldetik uriarte andrea begiratu jende horri begietara eta esan

auzo eskola defendatuko duzula irekita mantenduko duzula eta betetako apustua egingo duzula bidebietako etorkizunaren

begiratuta ez duzuela auzo eskola hiltzen utziko zeren orain arte

zergatik diot hau irekita mantentzea soilik hiltzen uztea delako bidebietako auzo eskola eta berdin da berdin da gaur guri edo gainerako egunetan zer esango diguzuen eh bilduri berdin zaigu gurekin sinatuko duzuen edo ez

ez da arazoa edo auzia ez da mozio bat irabaztea edo mozio bat galtzea baizik eta hemen jokoan dagoena da

hemen jokoan dagoena da auzoko eskola publikoa eta zuen betebeharra da auzoarekin eskola horrekin konprometitzea eta horrek esan nahi du ekimena hartzea ardura hartzea eta neurriak indarrean hartzea hori

eta orain arte bakarrik orokorkeriak ikusi ditugu zoritxarrez

sailburu andrea baina hori da orain arte ikusi dugun guztia prozesu honetan eta eztabaidan interpelazioaren eztabaidan esan nizun guztiz bat nentorrela eta bat ados nengoela zurekin esaten zenuenean

behar dugula berritzailea epe luzera begiratuko duena eta ikastetxea eta familiak konprometitzea eta hor dituzu

eta zuei ere hezkuntza sailari konpromiso guzti horiek idatziz helarazi dizkizue idatziz eta ari dira baina ez da nahikoa eta zuk badakizu ez da nahikoa ikastetxea edo familia konprometitzea hezkuntza saila konprometitu behar da

eta hori oso ondo dakizu baina zertarako dago prest hezkuntza saila zertarako dago prest zeren hezkuntza proiektua

denbora behar dela eta denbora horretan irakasleak ikastetxeak familiak bermeak behar dituzte bermeak behar dituzte eta gainera ikasleak erakartzeko familiak erakartzeko azpiegitura

behar dira eta begira ez dabiltza eskatzen bi eraikinak berristea ez dabiltza eskatzen ez dakit zelako obra egitea ez bakarrik eskatzen ari dira ondoen dagoen eraikina berristea aurpegi garbiketa bat egitea behar duten jantokia izatea

lana baina auzorako izatea eta hori beraiek erabakiko dute donostiako udalarekin eraikin hori zertarako izan ba hor

liburutegi bat auzoari buelta emateko eta auzoak behar dituen azpiegitura duin horiek auzo bizi bat izateko baina tira hori ez da gaurko eztabaida eta hori beraiek adostuko dute donostiako udalarekin auzoak merezi du auzoak behar du eta auzoari bermatu behar zaio eskaintza

auzo eskaintza publikoa zero hemezortzira arte

jardungo duena haurreskola partzuergoa lehen hezkuntza bigarren hezkuntza hirurak bat proiektu sendo baten inguruan auzora irekia elkarlanean hori da

pertsonak ez gara zenbakiak pertsonak ez gara zenbakiak

behar ditugu pertsonaren aniztasunari erantzuna emango dioten eskolak

behar dugun hezkuntza eredua dela pertsonalizatua pertsonen ezaugarriak banan banan kontutan hartuko

eskola euskalduna kalitatezkoa bizia

saretua herritar orori aukera berdintasuna bermatuko diena bakoitzaren bizitza proiektua garatu ahal izateko

garatzen lagunduko dion bidelagun izango den ikastetxea irakasleak bitartekoak hori da eskatzen ari garena auzo eskola hurbilak hori da eskatzen

zuena da ardura bermatzea eskaintza publikoa

ikusten ari garena hau da auzoetatik eskaintza publikoa kendu bide batez hezkuntza pribatizatu eta nola auzo horietan ez dagoen eskaintza publikoa kontzertatuta ezin direnak joan auzoetatik desplazatzen

hori da gobernu honen eskola publikoaren aldeko apustua hori da hori da zuen

espainiako gobernuak bere momentuan hezkuntza ministroa izan zena eta espainiako gobernuak

gabe esan eta dokumentuetan jasotzen du baina zuek gobernu honek eajk askoz ere azkarragoak zaretelako atzeko atetik egiten duzue eta ez dakit konturatzen garen edo ez

gizarte batean daukagun oinarri funtsezkoena gauzarik inportanteena

formakuntza da aberastasunaren birbanaketarako daukagun instrumenturik handiena da kohesiorako daukagun bitartekorik potenteena da

aukera berdintasuna bermatzeko kohesioa inklusioa dena da hezkuntza hezkuntza da oinarria bai eta zertan ari gara hezkuntzarekin

ibili beharko litzateke gobernu hau eskolak irekitzen edo gaizki daudenak ondo jartzen horretan aritu beharko litzateke gobernua herritar guztiei hezkuntzara sarbidea berdintasunean eskaintzeko eta momentu honetan herritar guztiei

nahi duzuena esango duzue baina ez da horrela baina kontrako norabidean ari zarete

matrikulazioa erabili nahi dela aitzakiatzat eskertzekoa da gutxienez matrikula irekia

mantendu dela baina ez da nahikoa matrikula irekita bermatzea ez da nahikoa iruditzen zait errazena egitera mugatu dela gobernu hau baina beno urrats bat da

horretan baina benetan egoerari buelta eman nahi baldin bazaio apustua politikoa izan behar da apustu politikoa izan behar da auzoko eskolaren alde

neurri zehatzak neurri zehatzak seguraski seguraski azken urteotan guztiok gauza asko egin ditugu gaizki seguraski seguraski

iruditzen zait aukera bat dagoela egoera hori zuzentzeko neurriak abian jartzea eta aukera hau aprobetxatzea egoerari buelta emateko baina ez dakidana oso ondo da aukera hau aprobetxatu

ez zait argi geratzen bidebieta edo bidebieta adibide bat delako bidebieta edo beste hainbat eskola publiko dauden egoeran egonda nola da posible nola da posible ba diru laguntzak

bideratzea hobeto dauden ikastetxeetara ez ahal litzateke logikoagoa lehentasuna okerren dauden ikastetxe horiei

ikastetxe horiek desabantailan dauden ikastetxe horiek besteekiko parean jartzea ez al litzateke hori logikoagoa lehentasunezkoagoa

ikastetxea aukeratzeko eskubidea bestela ez da bermatzen

gurasook dugula ikastetxeak aukeratzeko eskubidea ez da egia ez da egia beraz iruditzen zaigu hor

gobernu honek diruak nola banatzen dituen esan zenbat aldiz hitz egin dugu

horretan café para todos horrekin bukatu behar dugula ikastetxe bakoitzak daukan errealitateari erantzuteko baliabide egokituak behar dituela ikastetxe guztiak ez dituztela baliabide berberak behar zenbatetan hitz egin dugu horretaz hezkuntza komunitateak zer esaten digu

guk gure mozioarekin saiatu garena da saiatu garena da eta gero ere elkarrekin podemosekin erdibidekoan ere

bakoitzaren konpromisoak zehaztea eta konpromiso horien inguruan konpromiso idatzi bat baieztapen idatzi bat jasotzea azken finean elkarlan baten paktu bat egitea bai hori da horretan saiatu gara hainbatetan aipatzen den

guztiok hartu behar ditugu baina guztiok ditugun ardurak ere desberdinak

hemen hezkuntza sailak bere ardura zuzenekoa den eskola publikoaren alde konpromisoak hartu behar ditu eta horrek eskatzen du

neurriak abian jartzea zeren egia esan

eskola publikoko langileoi familioi leporatzen zaigunean ez dugula hezkuntza proiektuaren aldeko lanik egiten ez dugula konpromisorik hartzen eta egon daitekeen matrikulazio txikia gure arazoa dela gure errua dela

ez da egia eta badakizue zein den arazoa arazoa da gobernu honek ez duela inolako politikorik egiten ez duela inolako apusturik egiten eskola publikoaren alde zeren hemen eskola publikoa aurrera ateratzen ari direnak hezkuntza aurrera ateratzen ari direnak irakasleak familiak eta egunerokoan lanean ari direnak dira bereziki eta badirudi gobernu honek ez duela eskola publikoan

sentitzen dut baina horrek ondorio zuzenak ditu eta hori zergatik ba eskuina oso eroso dagoelako eskuinaren eredua delako eta komeni zaiolako bi abiadurako hezkuntza indartzea horrela bi abiadurako gizartea

non batzuk eskulan merkea izatera bideratuko diren prekarietatera kondenatuz beste batzuk oparotasunean bizi izateko hori da laburpena eta barkatuko didazue baina gaiak barrua mugitzen dit

eta ez zuten eduki bere seme alabei ikasketak eskaintzeko aukerarik

izugarrizko borroka egin zuten guk euskaraz ikasteko ikasketak izateko formakuntza izateko

eraikitako guztia deuseztatzen ari dela

ez dira gu baino hobeto bizi izango agian batzuk bai agian batzuk bai batzuk oparotasunean biziko dira baina guztiak ez hori da

hori da gure seme alabentzat nahi dugun etorkizuna hori da belaunaldi berrientzat nahi dugun gizartea hori da gizarte kohesioa hori da justizia sozialean eraikitako

ez eta pentsatzen baduzue ekibokatua nagoela ez dudala arrazoirik egiten dudan diagnostikoan okertua nagoela jaitsi argudioekin eta konbentzitu iezadazue okertua nagoela eta ez dudala

eskerrik asko ubera andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den

egun on guztioi eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok

edo behintzat berri positibo batekin hasiko genuela pentsatzen nuen hala ere akordio batera heltzea ezinezkoa izango da

nahiz eta nire ustez oposiziotik behintzat eh bildu eta gure taldetik zentzuzko eta bidezko proposamenak aurkeztu izan ditugun atzo arratsaldean gobernuko alderdien erdibideko proposamena ikusita ba nire ustez guztia aldatu zen

ikasleku publiko bat itxiko zela zirudien donostiako bidebietako auzokoa

hurrengo urteetan izatea gertakizun honek euskal hezkuntza sisteman ondorioak izateaz gain auzo oso baten bizitza sozialean

estrategikoa garatu auzo eta hezkuntza komunitatearekin

dagoela eskolaz kanpoko ekintzak bai kiroletakoak bai kulturalak

eskola maparen berreztaratzea familiek auzoko eskola publikoari buruz duten pertzepzioa edo pertzepzioari buruz ikerketa bat egitera

erreformak aurrera eraman eta kalitateko jantoki zerbitzua

que deberían ser buenas ez dugu txeke zuririk sinatuko gaur bidebietaz hitz egiten ari gara baina bihar edozein ikasleku izan

euskadiko langileen auzoetako ikastetxeei buruz matrikulazio faltan ez dago arazoa eskola publikoa hiltzen uztean baizik

en frente eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria urrutia jauna zurea da hitza

lehendakari jauna sailburu jaun andreok legebiltzarkideok jaun andreok egun on denoi lehenik eta behin

gure taldea eta babesten dugun gobernua erabat konprometituak gaude bidebieta bhi ikastetxearen etorkizunarekin

argiago ez dakit esaten eta beste batzuei aukera eman dieten bezala niri aukera ematen badidate begietara begira esango diet ubera andrea

egituraketagatik sortuak datoz eta hau ez da aitzakia hau da errealitatea adin ertain altuko eremu bat

horrek daraman zentro hautaketa aukerekin eta jaiotze tasaren jaitsierak alde orotan eskola plazen gehiegizko eskaintza batera eramaten gaituelarik

eta eskola asko inguruan familiek eskola hautatzeko espektro zabala izatea sorrarazten duena gainera kontuan izan behar da bidebieta

eta horrez gain gaur egun ibilbidea partekatu eta gehienez

hamar ikasleko sarrera duen mendiola ikastetxearen atzetik ere bai

zentrora iristen ziren ikasle kopurua gero eta gutxiago izanda neurriak hartu ziren ikastetxea ez zedin soilik

hainbat ahalegin egin dira irudia hobetu eta azken ikasturte hauetan eskaintzari eusteko besteak beste kirol instalazioen hobekuntza edo eskaintza osoa kohesionatuz berean dbh eta batxilergoko eskaintza osoaren bateratzea proposatu eta hasi

kokatzen den hezkuntza ibilbidea aztertuz haur eta lehen hezkuntzako mendiola ikastetxea dugu

ez da mailako hamar ikasleren bataz bestekora iristen bidebieta

azterketa teknikoek zailtasunak antzematen zituzten datorren ikasturterako hamar ikasletik gora izateko taldea izateko dbhn gutxienez hamazazpi ikasle eskatzen direnean

teknikoki emaitza hauek zentro ixtera bagaitzakete ere ordezkatzen dudan taldearen

egungo sailaren eta sailburuaren konpromisoa zentro honekin eta euskal eskola publikoarekin erabatekoa da

norabide bat markatu diezagukete baina hemen zenbakiez gain beste faktore batzuk izan behar ditugu kontuan

y acordado laburbilduz gobernu honek hezkuntza sailaren bitartez egiten duen apustua bidebieta

argia da halaber egitasmo erakargarri ilusiogarri eta arrakastatsua izan dadin eta aldi batez bideragarria hezkuntza komunitate osoaren inplikazioa behar da gure talde bat dator

hezkuntza proiektu bat definitzearen beharraz auzoko familiei erakargarri egingo zaiena eta eskolaratze premiei arreta egokia egingo diena hezkuntza espektatibeei erantzun emanez

bukatzeko guk erabateko konfiantza daukagu uriarte sailburu andreak mozio hau sorrarazi duen interpelazioan esandako hitzekin

beste konpromiso bat eta hala bedi gure eskola publikoak merezi baitu

merezi duelako behar adina aldiz planteatzea etorkizun berri batez hornitzeko aukera horretarako

nabarmenki behar bezain beste ikasle izan eta hezkuntza komunitatearen erabaki eta inplikazioa lan mardul honetan hausnarketa guzti hauek medio hiru puntuz osatutako zuzenketa aurkeztu genuen talde sozialistarekin batera lehenak hezkuntza sailari eskatzen dio bultzatu eta lagundu dezala bidebieta

ikastetxearen eta hezkuntza komunitate osoaren babesaz auzoko familientzat erakargarri izango dena eta eskolaratze beharrak

bigarrenak eskatzen du hezkuntza proiektu berria definitzen eta abian jartzen doan bitartean matrikulazio irekita manten dezala bi mila hemezortzi bi mila hemeretzi ikasturterako

eta hirugarrenak euskal eskola publikoaren aldeko kanpaina bat garatu dezala inklusioa

gerora erdibidekoa lortzeko ahaleginak egin dira nik eskertzen ditut

hasieran helarazitako proposamenean hezkuntza sailari eskatzen zitzaion hezkuntza proiektua definitu eta garatu zezala

horregatik guk hasierako zuzenketa jarri moduan estrategiko berriztatzaile eta bideragarritzat hartua izan behar duen

halaber ikastetxearen babesak kentzen zen eta gure erantzunen hori ere mantentzen zen

eta ez inori errua botatzeko asmoz baizik eta bakoitzak bai sailak bai administrazioak bai hezkuntza komunitateak

bere ardurak har ditzan erdibideko proposamen honetako lehen puntuko bigarren paragrafoan azpiegituren kalitatea eta jantokiaren zerbitzua aipatzen ziren eta

proiektuan nolakoa azpiegituran egin beharreko moldaketa

horregatik ez genituen arlo horiek gure kontra proposamenean jaso baina inbertsio horiekin konpromiso ere mahai gainean dago beti hezkuntza proiektuaren arabera erdibideko proposameneko bigarren puntuan egiten ari den kanpaina horretan indar berezia

bidebieta auzoan saila lanean ari da lehen sailburuaren adierazpena literalki irakurri ditudanean esan dudan bidetik saiakera bereziak eginez egoera okerrenetan aurkitzen direnekin

garbi gelditu zedin bukaera argia gehituz gure kontraproposamenean hezkuntza proiektua abian jarri bitartean matrikulazioa irekita manten zedila bi mila hemezortzi bi mila hemeretzi ikas urtean bidebietako ikastetxea hau zabalik xedez erdibideko proposameneko laugarren puntua ez genuen onartu eskolaz kanpoko jarduera horiek ere ez dagozkiolako hezkuntza sailari propio eta berriro ere toki berera goaz hezkuntza sailak hezkuntza proiektu egiten bultzatu eta lagundu behar du eta behin proiektu abian

hezkuntza proiektuaren osagarri auzo hiri biziak eraikitzeaz gain inklusioan eta kohesioan

hau da jaun andreok gure posizioa eta konpromisoa gai honi dagokionez espero dut batzuen zalantzak behintzat argitzen
lagundu izana eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna
zuzenketari aurkeztu ez duen taldearen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria bengoechea andrea zurea da hitza

bakoitzak bere burua engainatu dezake justifikatu dezake zuritu dezake baina azkenean garbi dago dokumentu batek eta besteak

batek zer jasotzen du besteak ez jasotzen du lehen esan dudana hemen ez da

historia da bidebietari etorkizuna bermatzea historia da eskola publikoari etorkizuna bermatzea eta eskola publikoaren aldeko apustua egitea oso eskolen apustua egitea hemen etengabe etengabe

hezkuntza proiektu estrategikoan barkatu orain arte irakasleak

hezkuntza proiektu batekin lanean aritu da lanean aritu dira egia da

horrek eskatzen duela hausnarketa bat berritze bat eta buelta bat ematea eta agian beste hezkuntza proiektu bat egitea baina barkatu orain arte ere lanean aritu dira eta galdera da hezkuntza sailak zer egin du zer egin du bidebieta hiltzen utzi

ez da egon egon zarete aspaldian bidebieta auzoan

ez baldin banago oker ikastetxeetako zuzendari jauna egon da kristina

zer esan dizu zer iruditu zaio ikastetxeetako zuzendariari

zerbait komentatu dizu eraikinaren egoeraren inguruan bisita bat daukagu laster nahi baduzue bertatik bertara ikusi dezakegu ze egoeratan dauden eta orduan

egingo dugu interpretazio desberdinak baina pentsatzen dut interpretazioetarako toki gutxi

eta ez da konfiantza kontua ere baina hor utzi nahi dut gogoratu la milagrosarekin ere zer gertatu zitzaigun gogoratu gobernu honek

adostasuna izan genuen alderdi popularra partidu sozialista eta eaj eskola ez zela itxiko

kontzertatu bat zen eta haren aldeko apustua egin genuen izugarrizko funtzioa betetzen zuelako

kalitatezko hezkuntza eta ikastetxe bakoitzak betetzen duen funtzioaren baitan eta ez da bata bestearen kontra jartzea

berak aukera berdintasuna kohesioa eta inklusioaren bermea delako eta hezkuntza herritar ororen eskura jarri behar dugulako eta filosofia

auzoko ikastetxe hurbila gertukoa auzoan saretua auzoko hezkuntza proiektuan bizitzan dinamikan txertatua egongo dena

konprometituak bazaudete zein neurri hartuko dituzue jakin nahi dugu jakin nahi dugu idatziz gustatuko litzaiguke

eraikina eraberrituko duzue jantokia jarriko duzue ze munduko hezkuntza proiekturik politena izan dezakegu

baina azpiegiturak duinak izan behar dira erakargarriak izan behar dira familiak bertaratzeko eta gerturatzeko eta horretaz ere badaukagu esperientzia piskatxo bat eta hor ere apustu bat egin behar dugu eta ez du balio ez du balio beti betikoen tokian uztea hemen bakoitzak bere ardurak ditu eta bere gain hartu behar du eta gu saiatu garena da ikastetxeko zuzendaritzari esan zaiona idatziz jasotzea

esan zaiona betetzea nahi dugu besterik ez eta

donostia ez da bakarrik kontxako hondartza edo kontxako pasealekua bilbo ez da guggenheim bakarrik edo eta gasteiz ez da baskonia edo andre

bilbo gasteiz donostia auzo desberdinez eta auzo anitzez osatuta dago eta auzo horietan aniztasunaren bizikidetza dago eta auzo horiek zaindu babestu mimatu behar ditugu eta bertan etxebizitza politika duin bat egon behar da enplegu politika bat egon behar da hezkuntza politika bat egon behar da

bermatzeko zeren guzti horrek ahalbidetzen duelako hiri eredugarriak izatea eta ezin gara ahaztu hiriburuetan alboetan ditugun auzoetaz auzo horiek ere badira donostia altza donostia da bidebieta donostia da guzti horiek donostia dira eta ahazten gara

argazki turistikoetan eta hor guztiok dugu ardura noski baietz ados eta prest gaude eta bidebietako herritarrak prest daude

baina hemen prest egon behar gara inor atzean utziko ez duen hezkuntza eraikitzeko inor atzean utziko ez duen gizartea eraikitzeko

eta horretarako politikak egin behar dira inbertsioa egin behar da eta noski hezkuntza proiektu sendo bat baina horretan ere
ari dira hasi dira lanean amaitu mesedez eskerrik asko ubera andrea elkarrekin podemos taldeko martinez jauna zurea da hitza

urrutia jauna azaroan konpromezu berbera zeneukaten errealitatea da hiru zentro pribatu daudela inguruan

inbertsio falta bat dago planifikazio falta bat badago hezkuntza publikoan hezkuntza publikoak

da erabaki edo dira erabaki konkretu batzuk esandako hitzekin bat gatoz ez guztiekin noski baina askorekin baina orduan zein da arazoa paper batean jartzeko adosteko eta legebiltzar honek

hartzeko akordioak egin nahi ditugu baina konpromiso zehatzekin ez da bakarrik ez dugu sinatuko bakarrik hori

bueno eta matrikula zabalik mantentzea hori jada badago eginda eta

bidebieta eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

okertu zarela lehendabizikoa gaur ez da uriarte sailburu andrea interpelatzeko interpelatu zenuen abenduan eta noski inporta dela zein ekimen ateratzen den hemen eta horixe baietz inporta dela bakoitzak zer aurkezten duen eta zer proposatzen duen

zuek zuena egin duzue ados nik aitortzen dizut hori

gerora esateko neukan baina eskertuta dena egin nuen jakin nahi baduzu

zer proposatzen dugun zer aurkezten dugun zein ekimen dauden

etxe honetara eta bide horretatik errealitatea

arazoei aurre egin nahian eta arazoa konpondu nahian bisitaz hitz egiten duzu bisita egin genezakeela nik ez daukat inongo

adituta nagoenez zuek bisita egina daukazue hilaren hogeita bederatzian eta hemen bakoitzak ba ziur aski lehendabizi

beharbada berak eta bere artekoak zer egin duten aztertu beharko luke eta bilduk sustatu zuen legez besteko proposamen hura bi mila hamalauan

hark ere ez zion mesede handirik egin eta orduan ere gobernuak ohartarazi zuen arriskutsua

zure lehendabiziko txanda bukatu duzue esanez jaitsi argudioekin eta konbentzitu nazazue ez

lan hori hartuko gaurkoan ez behintzat iruditzen zaidalako nahiko ezinezkoa dela eta

erabili duzun tonoarekin esan duzu eta gainera esan diozu uriarte sailburu andreari begira begietara begira jende guzti honi

begietara begiratzeko gogoa gertatzen dena dakidanez alderdi popularreko

bozeramailearekin ere hitz egin dute eta ordeak guri ez

eta ez niri ez digute

eta martinez jaunak akordioari buruz hitz egiten zuen nik gaur aitortzen diot ubera andreari

egin duen akordiorako borondatea itxurakeri puntua ere bazeukalakoan nago baina eskertze diot zeren begira hainbat eztabaidak izan ditugu eta

eta oraindik ez ubera eta ez nik aurrez aurre ez dugu hitz egiteko

hori zerbaiten seinale era bada baina zuk akordioari buruz kasu honetan

ezer esan zuk zure zuzenketa aurkeztu zenuen eta defendatu ere ez duzu egin eta atzo izan ziren erdibidekoetan txintik ere

ubera andrearen atzean estali zinen beraz proposatzen direnak gustukoak izango dira ala ez baina

amaitzen joan mesedez besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna euskal talde popularraren ordezkaria bengoechea andrea zurea da hitza

bozketara pasako gara eta lehen bozkatuko dugu eh bildu eta podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y seis contra beraz

euzko abertzaleak eta euskal sozialistak taldeak aurkeztutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

gai zerrendako bigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena genero desberdintasunari eta lan merkatuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemosen ordezkaria den arana andereak dauka ekimena aurkeztu eta defendatzeko hitza

txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

llanos andrea eh bildu taldearen ordezkaria etxebarrieta andrea zurea da hitza

utopia bat kontatzera nator badakizue distopiak pertsonen askatasuna mugatzen duten indarkerian oinarritutako gizarteak direla

hauek askotan errealitatearekin hainbesteko antza hartzen dute

baina hala ere gaurkoan ez nator disptopiez hitz egitera oraintxe utopia bat kontatu nahi dizuet

urteko jendarte batez hitz egingo dizuet jendarte honetan ez du axola zein sexurekin jaiotzen zaren hodei zara ez iker

hodei jaio denetik estatuak bermatutako hezkuntza hezkidetzailearen hartzailea izan da bere gurasoak enpleguan zeuden bitartean

egon da ostean nahi dituen ikasketak burutu ahal izan ditu

eta batek ezin duenean besteak burutzen ditu zaintza garbiketa lan ezberdinak etxe honetan ez du inork laguntzen

hodei parrandan atera da bere parekoak errespetatuz mozkortu izan da eta asko baina inork ez dio inoiz egin nahi ez zuenik egitera behartu

eta nahi zuenarekin nahi zuen moduan ibili da halako batean ume bat izango du hodeik eta amets jaioko da hodeik eta bere kideak

lanean noski ez du arazorik izango den denek dutelako honelako eskubide eta betebeharretara atxikitzeko ardura hodeik lanera bueltatzeko erabakia hartzen duenean

lanpostuz aldatuko dute eta koordinazio taldean sartuko da inoiz bere kideaz banatzea erabakitzen badu ere haien haurraren zaintza bere bizi pertsonala eta enplegua kudeatzeko aukera izango ditu

istorio honek jarrai lezake eta utopia izateari

horretara jarriko bagina baina oraingoz helmuga bat baino fantasiatik gehiago duen istorio baten aurrean egon gaitezkeela eman dezake

historiako lapurretarik handienaren aurrean gaude eta hemen ez dago ikerketa kriminalik ez dago atxiloketa masiborik ez dago kalte ordainik hemen oraindik ere bigarren mailako herritar izaten jarraitzen duten emakumeak gaude mundu mailan emakumeek gizonezkoek baina hogeita hiru gutxiago irabazten dute bataz beste laurden bat gutxiago y todo va bien señorías eta ez esan hori ez da hemen gertatzen

ni sectores ni edades ni cualificaciones ez dago munduan herrialde bakar bat ere ez zeinetan emakumeek gizonezkoen pare irabazten duten

lab sindikatuaren datuen arabera hego euskal herrian emakumeen soldatak gizonezkoenak baino

baxuagoak dira noski aldea txikiagoa da lan orduagatik jasotzen den ordainsariari begiratzen badiogu baina hain zuzen honek erakusten digu soldata arrakalaren arazoa hainbat faktorerengatik ematen dela nire aurretik hitz egin duten kideek esan moduan besteak beste

azpimarratzekoa da bi mila bederatzi eta bi mila hamalau urteen artean soldata arrakalak gora

hego euskal herrian sindikatu honen ikerlanaren arabera europar batzordeak ere plan bat aurkeztu zuen joan den azaroan hiru lan lerro proposatzen zituelarik sektoreen segregazioa goi karguetara heltzeko zailtasunak eta zaintza partekatzea

hori ere bada baina hori da hain zuzen debekatua dagoen bakarra

honi aurre egiteko trikimailuak ordea anitzak dira islandiako enpresetako ziurtagiriren legea alemaniako eta erresuma batuko gardentasun legeak

eragiten diete diskriminazio zuzenari alegia eta primeran daude

argi geratu da lan beragatik soldata ezberdinak izan dituztela kazetariek gaurko proposamen honek horri heldu nahi izan dio zehazki dena daukagu egiteke alor horretan konbenioak begiratu ditzakegu ere

eta beste hainbat gairi berdintasun planei enpresetan egiten diren berdintasun planei horregatik guztiagatik letra txikian jarri behar dugu arreta legeak zer dioen badakigu eta enpresek orokorrean hau betetzen dutela ere baina so egin diezaiogun

gau plusei ordu estrei asteburukoei esan dudan bezala ikuspuntu honi erantzun nahi zion elkarrekin podemosek aurkeztutako eta guztion ekarpenak

onartuko dugunak baina hego euskal herrian emakumeek

hori ez da lan beragatik gutxiago ordaindu zaielako bakarrik baizik eta gizonek eta emakumeek

existitzen jarraitzen delako feminizatutako sektore prekarioak daudelako etxeko langileen zein erresidentzietako langileen egoera

une honetan aipatu ditzakegu ere aurreiritziengatik emakumeek aukeratzen dituzten ikasketak

ematen den lan ordu banaketa desorekatua oraindik ere etxeko lanen zama emakumeen gain erortzen jarraitzeak kontziliaziorako neurri eraginkorrik ez egoteak soldata arrakalan eragiten jarraitzen du eta bide horretan zertan gabiltza

espainiatik zer etorriko den inork zerbait agindu arte eta bitartean iniziatibarik hartzeko prest gaude hona ekarri izan ditugu hainbat proposamen

baina zerbait egiten hasteko zerbait mugitzen hasteko garaia da

frogatzeko garaia da agian hanka sartzekoa ere bai baina ibiltzen jarraitzekoa amaitzen joateko ideia bat azpimarratu nahiko nuke soldaten arrakala handitu egiten da adinaren arabera batez ere emakumeek haurrak izaten dituztenean jaiotza bakoitzarekin emakumeak bere soldataren ehuneko

seia irabazi emakumeak pobretzen dira haurrak izateagatik gizonezkoak aberastu buruari buelta batzuk emateko ideia ezta familia politikak diseinatzen ditugunean kontuan hartzeko modukoa gizonezkoak bakarrik sinatzen dituzten akordio horiek kezkaz begiratzeko arrazoi bat gehiago

emakume eta gizonen arteko soldata arrakalarekin amaitu nahi badugu ausardia politikoa behar da politika feministak behar ditugu

hemendik bultzatu behar ditugu hori da gure ardura zentzu horretan proposamen hau eta beste hainbat lantzen jarraitzeko konpromisoa mahai gaineratu nahi dut amaitzeko batzuetan topatuko gara beste batzuetan ez eraldaketa handia suposatu behar duelako honek guztiak edo beste ehundaka urte egongo gara parekidetasuna lortu bitarte itxaropen jarraitzeko prest gaude edo ekintzara pasatuko gara

itxaron gabe lanean ari diren horiei agur eginez amaitu nahiko nuke nire itzartzea hobeago juxtuago eta parekideago baten alde borrokan ari diren feminista guztiei eskerrak emanez herriz herri martxoak zortziko grebak antolatzen ari diren horiei baina gaurkoan bereziki kurdistanen turkiako bonbardaketak sufritzen ari diren borrokalari guzti horiei turkiak daesen kontra eredugarriki borrokan ari diren horiei beldur die

eta ezin dugu beste alde batera begiratu zuek diozuen bezala bai posiblea da gizaki aske eta pareko bezala bizitzea

eta horretarako feminismoa ezin bestekoa da eskerrik asko

eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak arrizabalaga andrea zurea da hitza

lehendakari legebiltzarkideok sailburuok baita ere egun on denoi urteko lehen bilkurari ekin diogu gaur eta soldata arrakalaren inguruan dihardugu hain zuzen ere arana andrean komentatu duen moduan hilabete honetako otsailaren hogeita bian

soldata berdintasunaren aldeko eguna izango da eta ea noiz

nik baino lehenago parte hartu duten taldeen ordezkariek ere adierazi dute soldata diferentzia emakume eta gizonen arteko berdintasun eza betikotzen duela soldata diskriminazioa da gaur egun emakume eta gizonen arteko ezberdintasuna eragin eta betikotzen duen faktoretariko bat

maila globalean hitz egiten dugunean emakumeok gizonok baino ehuneko hogeita hiru gutxiago irabazten dugu etxebarrieta andreak

adierazi du bere partehartzean eta nik euskaraz

historiako lapurretarik handiena bezala deskribatu duten egoera hau eta egoera hau berak azaldu duen moduan baita ere herrialde guzti guztietan gertatzen den zerbait da

ez dugu arrazoi bakarra aurkitzen hainbat faktore ezberdinen batuketak sortzen du emakumeon lanaren gutxiestean euren artean dagoelarik

zer nolako postuak asumitzen ditugun edota diskriminazioa beste hainbat kasuren artean horrela emakumeok orokorrean gutxiago irabazten dugu ordaindutako ordu gutxiagoko lan saioak ditugulako kaskarrago ordaintzen den sektoreetan lan egiten dugulako edo enpresetako goi karguetan

bataz besteko gizonek baino soldata baxuagoa jasotzen dugulako gaur egun espainian soldata diferentzia urtean ehuneko hogeita laukoa da

eurotakoa da arana andreak komentatu duen moduan sektoreka alde handiena zerbitzuen sektorean jasotzen da honetan batzen baita emakume gehien datuak argiak badira ere askotan iritzi publikoak zailtasunak izaten ditu diskriminazio hau eragiten duten faktoreak zehazteko herritarrentzako zaila egiten zaigu alde honen zergatia ulertzea eta asumitzea eta askotan gezurtzat hartu izaten da adierazpen hau

diferente kobratzen dugula ondorioz gai honetaz gizarteak duen kontzientzia arazoaren garrantzi eta larritasunaren neurri berekoa ez dagoenez agerian ezin dugunez ikusi ez gara bere garrantziaz jabetzen eta

larria da benetan larria egoera hau ikusgai jarri behar dugu bisibilizatu egin behar dugu lan munduan ematen den zeregin bereizketa da

lanpostuen bereizketa bertikal eta horizontalak zenbait lanpostu kontratuetara bideratzen du emakumea edo lidergo postuetara heltzea galarazten dio bereizketa honen ondorioz emakumeak ugarien diren hainbat lanpostu daude eta ordainsaria

kontuan izan behar da askotan emakumeok malgutasun handiagoko lanpostuak aukeratzen ditugula lanean eta familian ditugun eginbeharrak orekatu ahal izateko honek aipatutako zeregin bereizketa indartzen duela ondorioz zatikako ordutegia duten lanpostuetan

osoan konkretuki euskal autonomi elkartean zatikako kontratua duten lanpostuen ehuneko laurogeita bost koma hirukoa emakumeek betetzen dituzte era honetara gure autonomian lan egiten duten hamar emakumeren artea bi koma zazpik dute

hiru koma zortzikoa da ehunen artean ez dugu ahaztu behar sektore informalean lan egiten dutenen gehienak emakumeak direla oraindik

familia eta etxeko lanaren ardurak galarazi egiten digu sarritan emakumeari lan munduan gizonarekin berdintasunez lehiatzeko aukera hainbat lan eremutan gizonezkoen presentzia nagusi izanik hauek jasotzen dituzten

oraindik gehiago handitzen dute batzuk eta besteen arteko soldaten arteko diferentzia oinarrizko soldaten gainetik

sindikatuen ardura gizarte osoaren ardura da

eta honetarako zeintzuk tresnak dira beharrezkoak edo zeintzuk dira egin beharreko lanketak guk behintzat gaurkoan adostu dugun erdibideko honetan saiatu gara

kasu honetan egia esan diferentzia ugari izan behar izan ditugu albo batean talde guztiok eta benetan zoriontzekoa da eta talde guztiei benetan nire zorionik beroena akordio honetara gai izan garelako ea lortzen dugun kurtso osoan zehar horrelako beste hainbat onartzea

zeri buruz hitz egin dugu iruzurraren aurkako buzoiaren inguruan eta bestelako sarrera bideen inguruan hitz egiten dugu inpultso berri bat bultzada emateko eta kanpaina berriak egiteko zeren eta

salaketak ditugu baita ere eta gero hainbat kasu salatu gabe geratzen dira eta horiek horietara ezin dugu jotzeko datu bilketa hori egin ahal izateko funtsezkoa da datu zehatz guzti hauek gardentasun lege baten bitartez

izatea gure zuzenketan ez genuen aipatzen baina erdibidekoa aprobetxatu nahi izan dugu gardentasun lege hori bultzada emateko eta adibide gisa

horrelako ekimenak oso beharrezkoak dira eta horregatik gure erdibidekoan jasotzen dugu espainiako gobernuari eskatuz horrelako lege bat

amaitu mesedez bai segundu bat mesedez plan desberdinak egitea eskatzen dugu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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost boto aldekoa beraz aho batez onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena araba bizkai eta gipuzkoako artxibo historiko probintzialen kudeaketa dagokien lurralde historikoei eskualdatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin du taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den

eskerrik asko romero andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arruabarrena jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzaburu andrea lehendakari sailburu jaun eta andreak

alaveses eta beraz aurreko guztiak

eta da zer eskatzen den zehazki legez besteko honetan ezta ea ondo irudikatzen dudan

kupoan datoz transferentzia honek bi koma bost milioi dauzka aurreikusita

zer eskatzen da portzentai hau aldatzea lege aldatzea portzentai hau aldatzeko eta araba nolabait lehenesteko arlo honetan edo esparru honetan bada ere edo bi koma bost milioi horiek aldatzea eta gehiago jartzea

gu ados gaude hor kupoa mahai baten negoziatzen da eta mahai horretan gaude

zer esan ezta nire esku hartzea bukatzen aldera esan gustatuko litzaigukeela eskumenak gure izatea osotasun batean izan ere estatutoa mila bederatziehun eta laurogeian aprobatu bazen

traspasoa bi mila hamaikaan egin da eta hau izan da guk nahi dugulako abertzale moduan logikoki

osotasunean eskaintzen dugu zerbitzu bat eskaintzen dugunean azken finean hobeto egiten dela eta hori guk eta jendeak ere ikuste du ezta romero andreak

artxibategien legea ziur aski legegintzaldi honetan helduko da legebiltzar honetara eta kudeaketa integral baten ereduan sakonduko du etorkizuneko eredu

areagotze aldera eskerrik asko eskerrik asko
arruabarrena jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda elkarrekin podemos garcía anderea zurea da hitza

a dónde va eskerrik asko eskerrik asko garcía andrea

eguerdi on guztioi eskerrik asko lehendakari andrea eta nire interbentzioa

izango da euskal herria bilduren posizioa gai honekiko esplikatzeko eta

eta hortik abiatuta argi eta garbi geratuko da zer nolako botoa emango dugun eta boto horren arrazoiak hasteko esan behar duguna da ba proposamen honen oinarria da

hartu zen erabakia eta erabaki horretan estataleko artxiboen titularitatea pasatu zen

erakundeen eskuetara eta nik uste dut hori dela gauza oso

eta kontuan hartu beharrekoa ikusten baldin badugu onartutako erabakian esaten dena lehenengo artikuluan esaten dena da

euskal herriko eskuetan geratzen den gauza bakarra da

hori da marko legala gai honekiko daukaguna beste aldetik daukagu beste lege bat

hartutako erabaki bat lege baten bitartez hor esaten dena da lurralde historikoak izango direla eskumen esklusiboa izango duten artxiboen arloan nik uste dut hori lotura zuzena izan zuen bere momentuan gertatutakoa kontuan izanda hau da nolabait esateko trantsizioari sor zaion erabakia izan zela zuzena zeukala lege horretan agertzen zena baina egia da hortik hona denbora asko pasatu dela eta momentu honetan baldintzak

orduan guk argi eta garbi esan behar duguna da momentu honetan euskal herria bilduk beste eredu bat defendatzen duela eta defendatzen du beste eredu bat ez bakarrik estatuarekiko

harremanetan orduan hori ikusita pentsatzen duguna da momentu honetan daukagu

hartu behar eta erabaki hori da edo foralismoa edo beste gauzaren artean areagotu dugu gure lan egiteko modua edo herria eraiki hau da bidegurutze horretan gaude

hor dago koska eta guk horretan ez daukagu

arazorik esateko pentsatzen duguna eta guk pentsatzen duguna herria egiteko une garaia ailegatu dela eta horren ondorioa zein da

hitz egiten hasi behar garela eta abiapuntu honekin ez proposamen bat ez bestea ezin dugu onartu gogoratu behar da gainera

eta artxibo guzti horiek generalitatearen eskuetan daudela orain dela hogei urte gertatu zen hori eta guk pentsatzen duguna da benetako

eta beste gauza guztiak horretarako gaindituak izan behar direla baina argi ere esan nahi duguna da honek ez du nahi esan inondik inora bakoitzak dekona tokian tokiko gauzak alde batera utzi behar direla

lirateke ondo eta bertako funtsak benetan aurrera eraman planteatzen dugun proposamenekin eta hori guretzako oso gauza inportantea da

ez dugu nahi toki desberdinetatik galduta ibili

eta horregatik planteatzen dugu planteatzen duguna eta uste dugu gainera posiblea dela

ehun eta berrogeita hemeretzi artikuluan bai esaten du estatu espainolak dekola

eta ikusten dugu hori posiblea dela ze autonomia estatutuak plantatzen du beraien hamar artikuluan

gure komunitateak daukala eskumen esklusiboa artxiboetan bibliotekatan eta museotan beti

estatuko konstituzioak esaten duen gauza bat

argi daukagu ez dugula bozkatuko proposatzaileen alde eta ez emendakinaren alde bez eta emendakinaren alde bez ba ikusten dugulako gauza bat eske testuak esaten du

aldeko botoa emotea gure posizioa argi eta garbi dago
eta hori da momentu honetan planteatzen ari garena besterik ez eskerrik asko eskerrik asko goirizelaia andrea
erantzuteko txandan euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

arrakasta handirik eduki instarera bueltatuko gara hurrengoan

en nuestras manos eskerrik asko eskerrik asko arruabarrena

departamentu bakoitzarekin ez lurralde historikoarekin ez ez are gutxiago errazten du dena errazten du dena horregatik planteatzen dugu hori eta horregatik pentsatzen duguna da hori dela bidea bide bakarra eta

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu

legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialista taldeak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

osoko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako bosgarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskal enpresei emandako finantzazioaren gardentasunari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen

fondos como luzaro ekarpen ezten basque socade lanpar ekintzaile

adibide horren harira honako galderak sortzen zaizkigu nork hartu du akzio hauek erosteko erabakia zeintzuk izan dira irizpideak erosteko zergatik erabili da diru publikoa soilik eta ez pribatua zergatik erosi dizkiote

proposamen honekin dauzkagun funtsak aztertu behar direla bere eragina neurtzeko alde batetik horren ondorioz

gardentasuna garatzeko eta indartzeko euskal enpresen mesederako izango da dudarik gabe mila esker eskerrik asko becerra jauna

gai honen inguruan oso inportantea delako zuzenean gobernuaren iritzia

interpelazio horren ondorioz ere mozio bat eztabaidatuko dugula baina argi dago proposamena egokia dela eta aukera ematen digula eztabaida

euskal funts eta arrisku kapitalaren sistemaren berrantolaketa ordenatuaren beharraren aurrean gaudela arrazoi ezberdinengatik

sendotzeko azken bolada bizi izan dugulako enpresen erabaki guneen ihesaldi etengabea

joan diren enpresak pisuzkoak direlako gure ehun produktiboan eta guztion buruak daudela itp gamesa edo euskaltel bezalako izenak

galtzen dira eta kanpora ateratzen dira bigarren arrazoia da kutxabanken desinbertsio ziklo erraldoi baten erdian murgilduta gaudelako

urterako saldu nahi du bere enpresa partizipatuen karteraren erdia horrek suposatzen du hiru

zati kapitalaren zati bat gelditu daitekeela euskal eskuetan

milioi desinbertituko dira eta izango da historian egon den desarraigorik operaziorik handiena

partizipatuen kudeaketa oso eskasa izan delako eta oso adibide negatiboak izan ditugulako lehen errentagarritasunaren inguruan aipamenak egin dira baina guztion buruan daudela ere

kudeaketa egokia ez du bermatuenpresaren egoeraren jarraipena egin dela eta ez duela bermatu neurri zuzentzaileak hartu direnik enpresa horretan ba egoera larriaren santsuak sumatzen hasiak zirenean eta esaten nuen acb edo alfa edo beste izen batzuk ere gure buruan daudela

funts berriaren sorrera ez dakigu eta espero dugu hurrengo egunetan gehiago jakitea horretaz ez dakigu oraindik zehatz mehatz

zein den baina argi dagoena badirudi argi dagoela funts berri bar sortuko dela funts oso inportante bat eta funts honen sorreran

funts eta arrisku kapitalaren sistema osoan beraz aztertu behar dugu dagoena eta

eta edozein aldaketa hasten da oso begi bistakoa den mugimendu batetik eta da orain arte egindakoaren balantzetik eta horregatik gure erdibidekoan eskatzen genuen diagnosi bat egitea diagnosi kritikoa horrek ez du esan nahi diagnosi negatiboa izan daiteke negatiboa ala ez diagnostiko kritikoa egin behar da orain arte funts hauen ihardueraz zer

datu batzuk aipatu izan dira nik beste batzuk ekarri ditut baina badakigu

funtsak badaudela gero badaude beste elementu batzuk sokade ekarpen

inguruko balorazio bat egin behar da balorazio kritiko bat eta gero etorkizunari begira sistema osoa berrantolatu egin behar da berrantolatu egin behar da lehen aipatzen nituen erronkei aurre egiteko eta beno baloratu behar da ze funts kopurua

faltatzen den eta kontutan hartu batzuk epemuga daukatela eta berez desagertzera doazela jakin behar da funts bakoitzaren orientazioa ia faltatzen den

berezi bat daukan funtsen bat funtsen zuzkidurak ere aztertu beharko dira eta ze inbertsioetara bideratuko diren nik uste dut hor lana badagoela eta jarriko dut adibide bat horietako funts bat da lanpar funtsa funts honen funtzioa

erraztea baina funts horren funtzionamendu praktikoa zoritxarrez helburuetatik oso urrun dago dagoeneko soilik bi enpresak erabili duelako funtsa hau beraz zerbait gaizki funtzionatzen ari da funts honetan agian definizio ona dago asmo dago baina ez dago konexio bat

hartzaile edo erabiltzaile potentzialekin horrelako gauzetaz hitz egiten ari gara ebaluazioz hitz egiten ari garenean eta noski nik uste dut aipamen berezi bat egin behar dela funtsaz hitz larriez funtsa denon ahotan azken hilabeteotan

guk uste dugu martxan jarri behar dela horrelako instrumentu bat baina eskatzen dugu gardentasuna

eskatzen dugu elkarrizketa eta eskatzen dugu adostasuna bilatzea erdibidekoan azpimarratu dugu funts horren beharra

helburua guk pentsatzen dugu inbertsio publikoa bideratu behar dela enpresetan kapitala hartzera ondo iruditzen zaigu horrela atxikimendua indartzea eta enpresa horren eboluzioaren jarraipen zorrotzagoa egin ahal izatea guztiz ados gaude

anbizio gehiago eta kapital gehiago lehen aipatzen nuen moduan

funtsa hauek baino askoz diru gehiago beharko zelako baina kritika kuantitatibo horretatik aparte

egin behar da funts hau martxan jartzeko prozeduraz aldaketak egon dira

dinamika egunero gauza ezberdin batetaz hitz egiten ari garela ematen duelako gardentasuna eta argitasuna falta da eta are larriagoa dena inkluso

funts honen sorreran laguntzaileak izan behar direnek ere esaten dute beraiek ez dakitela jakin behar zutena eta beraiengana inor ez dela joan azaltzeko zehatz mehatz zein izan beharko litzateke bere partehartzea

daudela zuzentzeko eta esaten dut eta errepikatzen dut gure taldearen asmoa ez da

bultzatzea ondo egin dadin eta lehen ez naiz gehiago luzatuko horretaz

moduan diru publikoaren erabilpenaren inguruan erabakiak hartuko dituzten batzordeak gardenak izan behar dira independenteak izan behar dela objektiboak izan behar direla eta horretarako

ez soilik fidatzeko jendearen borondate onaz fidatu gaitezkela baina baita ere idatzita egoteko ze prozedura jarraitu behar diren eta bermatzeko prozedura hori errekisito guztiak betetzen dituelako eta baita ere txertatu behar da funts hauen inbertsioak aukeratzeko prozeduretan ba gure erdibidekoan aipatzen ditugun hainbat elementu

non inbertitu definitzeko eta inbertsio horren inpaktua

ekonomikoetan errentagarritasunaren aldetik eta inkluso enplegu edo enpresaren babesaren aldetik baizik eta beste elementu batzuk ikuspuntu sozialagoa ekologikoa

eskerrik asko casanova jaunak euskal sozialistak corcuera anderea zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok arratsalde on guztioi

eta hainbat ebazpen onartu genituen uste dut adostasun nahiko zabalaz onartutako plan bat izan zela azkenean izan ere eh bilduren eta

bada uste nuen eztabaida hori amaitu zela baina ez pnl honen helburua da eztabaida hori errepikatzea

funtsei buruzkoan eta gaian gehiago sakontzen hasi aurretik errepasatu dezagun zerbait funts horiei buruz en términos generales

y toda su actuación tiene carácter público azkenik inbertsio publikoak dauzkagu partizipazio industrialetako funts pribatuetan helburuak enrokatuta daude politika industrialaren helburu propioekin horren adibide dira mila berrehun sustapena edo ekarpen

ere ikuskatzen du tresna multzo guzti hau anitza eta konplexua da horietako bakoitzak bere misioa du

beren helburuak eta arrisku kapitaleko sozietateak kudeatutakoek badakite non eta nola jartzen dituen bere funtsa bien

jaurlaritzak funts bat definitu baldin badu ezaugarri batzuk eta helburu bat dituena zeina den hedatzea legebiltzarreko gehiengoak berretsi baitzuen urriaren hamaseian

de un completísimo código ético y buen gobierno erabakiak objektiboak publikoak eta gardenak izaten jarraitzeko horiek ezagutu beharra dago eta ezagunak dira eta erabiltzen den irizpideak ere ezagutu egin behar dira funtsaren irizpideak dira hain zuzen ere

ezagunak dira baina guzti horrez gain sozietate horren operazio guztiak herri kontuen euskal auzitegiak auditatu eta informatzen baditu zer gehiago nahi duzu

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak telleria jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu elkarrekin podemos eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamar boto aldekoa cuarenta y cinco contra beraz

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa